egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

gai zerrendako lehenengo puntua bateraezintasunen batzordearen irizpena memoriaren bizikidetzaren eta giza eskubideen institutuaren zuzendaritza kontseiluko

hiru kide independenteen bateragarritasun egoeraren gainean eginda irizpenari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena eta hala badagokio kontseilu horretako kideak izendatzea eztabaida eta behin betiko ebazpena batzordearen kideren batek

talderen batek irizpidearen alde edo kontra hitz egin nahi du besterik gabe

izendatzeko prozedurari ekingo diogu memoriaren eta bizikidetzaren eta giza eskubideen institutua sortzeko lau barra bi mila hamalau legeko zortzigarrena artikuluak ezarritakoaren arabera

lau legebiltzarkide ere izendatu behar ditu eusko legebiltzarreko

legebiltzarkide talde bakoitzak bost minutuko txanda dauka

bost minutuko txanda inorrek

txartelen bidez egingo da hautaketa botoa emateko txarteletan agertzen dira batetik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

lópez de munain ganuza igor lópez de ocariz lópez de munain maría del carmen

maneiro labayen gorka maroto aranzábal javier

mendizabal mendizabal garbiñe orbegozo uribe kerman

pastor garrido josé antonio pinedo bustamante leire

prieto san vicente txarli quiroga cia arantza ramírez escudero isusi juan carlos

sarasua díaz txaro sánchez martín gloria

ubera aranzeta rebeka ugarteburu markuerkiaga maribi

urizar karetxe pello urkola iriarte felix

vaquero montero maribel zaballos de llanos jesús maría

zulaika portillo arri agirre lópez xabier

aguirre arizmendi iñaki aiartza zallo jon

arraiz barbadillo hasier arregi romarate amaia

arrizabalaga olaizola maría eugenia arrondo aldasoro belén

barrio baroja carmelo beitialarrangoitia lizarralde marian

corcuera leunda susana corrales goti leire

egibar artola joseba etxeberria iradi lur

gorospe elezkano miren josune iparragirre etxeberria

isasi balanzategi xabier itxaso gonzález bixen

lazarobaster badiola iñaki

damborenea basterrechea antonio iturrate ibarra iñigo roncal azanza blanca

onako izan da hirurogeita hamairu boto eman dira

loza berrogeita hamalau etxeberrira hirurogeita hamabi mancisidorrek hirurogeita hamabi eta beraz iñigo iturrate ibarra julen arzuaga gumuzio rodolfo ares taboada carmelo barrio baroja mikel mancisidor de la fuente francisco etxeberria gabilondo eta jesús loza aguirre jaunak

zuzendaritza kontseiluko kideak izendatzen ditugu gai zerrendako bigarren puntua bateraezintasunen batzordearen irizpena emakunde emakumearen euskal erakundearen zuzendaritza kontseiluko hautagaiaren bateragarritasun egoeraren gainean eginda irizpenari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena eta hala badagokio kontseilu horretako kide izendatzea eztabaida eta behin betiko ebazpena

besterik gabe bateraezintasunen batzordearen irizpena bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

irizpena onetsi ondoren emakunde emakumearen euskal erakundearen zuzendaritza kontseiluko kideak izendatzeko prozedurari ekingo diogu

ezarritakoari jarraituz legebiltzar talde bakoitzak bost minutuko txanda dauka talderen batek parte hartu nahi du ez erregelamenduko laurogeita hamasei puntu hiru artikuluak dionari jarraituz txartelen bidez egingo da hautaketa hala ere

ikusirik eta hautagai alternatiborik ez dagoela kontutan izanik proposatzen dizuet oraingo honetan izendapena bozketarik gabe egitea legebiltzarkideren batek zerbait esateko ez

sánchez andrea emakunde emakumearen euskal erakundearen zuzendaritza kontseiluko kide izendatzen dugu gai zerrendako hirugarren puntua

herri kontuen euskal epaitegirako hautagaien bateragarritasun egoeraren gainean eginda irizpenari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena eta hala badagokio epaitegi horretako kideak izendatzea eztabaida eta behin betiko ebazpena batzordearen kideren batek irizpenaren alde hitz egin nahi du talderen batek alde edo aurka besterik gabe

bateraezintasunen batzordearen irizpena bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabi eman dugu bozka berrogeita hiru bai bat ez hogeita bederatzi abstentzio ondorioz irizpena onartuta geratzen da

legebiltzar talde bakoitzak bost minutuko txanda daukazue

beno txikitik handira upyd maneiro jauna zurea da hitza

eh bildu taldearen ordezkaria bai sozialistak bai barkatu pastor jauna zurea da hitza

tampoco han sabido reaccionar a tiempo eskerrik asko pastor jauna eh bildu taldearen ordezkaria urruzuno jauna zurea da hitza

nola ez gaurkoan gure lehen hitzak periko solabarriarentzat izango dira eta bere ibilbide

gaur herri kontuen epaitegiko zazpi kide izendatuko ditugu

non jendartearen atxikimendua eta jendartearen prestigioan erabat galdua duen epaitegi bat eta gaurkoak

horren prestigioan lagundu beharrean galduta daukanean sakondu zergatik ez delako egiten irizpide objektiboen baitan eta irizpide objektiboen baitan egiten ez denez egiten da pastor jauna

unean uneko dituzten interesen arabera zuk horri momentu honetan gerri politikoa deitu diozu guk horri kromo trukaketa deitzen diogu ez daukagu gerri politikorik horretan inflexibleak gara horretan gu ez gara sartuko kromo trukaketetan

irizpide objektiboen baitan egingo balitz ez legoke inor zertan arduratu momentua heltzen denean irizpide horiek markatutakoaren baitan aukeratuko

zentzu horretan euskal herria bilduk dakizuenez lege proposamen bat aurkeztu zuen eta bai aste honetan aurkeztu dugu

nagusiki bi neurri bi irizpide jasotzen ditu

alde batetik proportzionaltasunarena kromo trukaketarik egon ez dadin ganbara honetako proportzionaltasunarekin ordezkaritzarekin

izan beharko luke nolabaiteko logika bat jarraitzen duena eta zentzu horretan gure ustez momentu honetan eta hori izan da guk defendatu nahi izan duguna momentu honetan horri jarraikiz eusko alderdi jeltzaleari hiru egokituko zitzaizkion bi euskal herria bilduri bat zuei eta bat alderdi popularrari

eta gaur hemen gertatu dena da alderdi sozialistak adibidez jose luis bilbaoren apoa irentsi egin behar izan duela badakigu zuek ere horretan ez zaudetela ados

arartekoaren albokoa izendatzeko aukera izan duzuelako eta zuk horri ardura deitzen diozu guk horri kromo trukaketa deitzen diogu

aurrerantzean ere ezein kromo trukaketa horietan

horren islada izan da gaur aukeratu dugu une honetan bizkaiko aldun nagusia den pertsona bat aldi berean tribunaleko kidea da ez omen dago bateraezintasunik eta hori da zuek onartu duzuena

eta guk aldiz beste ordezkaritza bat planteatu izan dugu ez da egon akordiorako aukerarik orduan guk

ados ez gaudelako abstentziora joko dugu eta gure bi kideei soilik emango diogu bozka uste dugulako gaur hemen gertatu

lehen esan bezala tribunalaren prestigioa herritarraren aldetik behar duen atxikimendua eta herritarren zor behar izan dioten errespetuarekiko

guztiz kontrako jarrerak lortuko dituela beraz esan bezala horregatik abstentziora jo dugu eta
gure bi kideei soilik emango diogu bozka besterik ez eskerrik asko urruzuno jauna
euzko abertzaleak taldearen ordezkaria gorospe andrea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea egun on lehendakari sailburuok egun on guztioi hain kontra egon ezkero urruzuno jauna zergatik ez eman kontrako botoa irizpenari zergatik eman diozue abstentzioa

batera edo bestera jokatzen duzuelako ezin dena da abstentzioa eman botoa irizpenari egin duzuen moduan ez du kontrako boto bakar bat eduki eta gero hona etorri esaten guztiz kontra zaudetela zelan ba orduen

gaur orain hogeita zazpi urte ganbara honetatik ganbara honetan onartu zen herri kontuen euskal epaitegirako kideak

gaurkoan aukeratuko ditugu kideak guretzat gure legebiltzar taldearentzat ohore handi bat da

proposatzea hautagaitzarako ezelango zalantza barik hirurak betetzen dituztelako bat mila bederatziehun eta laurogeita zortziko legearen hamabostgarrena artikuluak diona denak betetzen dituztelako

eta hirurak dute hamar urte baino gehiagoko eskarmentua

alderdi politiko batzuek betiko dinamika jarraituz betiko dinamika jarraituz proposatuko kideren baten egokitasuna zalantzan jarri nahi izan dute

kasuan hogeita hamar urte baino gehiago zuzen zuzenean lotuta administrazio publikoaren kudeaketa

eusko legebiltzarraren osoko bilkuraren gehiengo osoa eskatzen du izendatzeko kideak horregatik beharrezkoa da talde ezberdinen artean lortutako akordioa zentzu honetan goraipatu nahi dugu

democrática posible hau da

ez dutela inolako batera ezintasunik gaur aurkezten ditugun hautagaiak hoberenak dira eta prozedura jarraituko dugun prozedura eurak aukeratzeko zilegitasun demokratiko guztia

herri kontuen euskal epaitegiren legeko hamabost barra bi artikuluarekin

herri kontuen euskal epaitegiko kideak eusko legebiltzarreko osoko bilkurak aukeratuko bere kideen gehiengo osoz baldin eta hautagai guztiak ez badira lehen bozketan hautatzen gainerako hautagaien artean bozkatzeko falta diren guztien tokiak

artikuluak dionari jarraituz pertsonak txartelen bidez aukeratuko dira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

dei egingo zaie idazkari jauna

lópez de munain ganuza igor lópez de ocariz lópez de munain maría del carmen

maneiro labayen gorka maroto aranzábal javier

oskar mendia cueva idoia mendizabal mendizabal garbiñe

pastor garrido josé antonio pinedo bustamante leire

prieto san vicente txarli quiroga cia arantza ramírez escudero isusi

ruiz bujedo cristina sarasua díaz txaro sánchez martín gloria

maribi unzalu hermosa mikel

iriarte felix urrea herrera diana carolina

vaquero montero maribel zaballos de llanos jesús maría

zulaika portillo arri agirre lópez xabier

aguirre arizmendi iñaki aiartza zallo jon

albizua urrutikoetxea josune aldaiturriaga zorrozua norberto

arregi romarate amaia arrizabalaga arruza leixuri

arrondo aldasoro belén arzuaga gumuzio julen barrio baroja carmelo

beitialarrangoitia lizarralde marian berriozabal bóveda jone

breñas gonzález de zárate estitxu carro iglesias javier casanova alonso iker

corcuera leunda susana corrales goti leire

gorospe elezkano miren josune iparragirre etxeberria peio

isasi balanzategi xabier itxaso gonzález bixen

lazarobaster badiola iñaki

agirrezabala mantxola juanjo damborenea basterrechea antonio iturrate ibarra iñigo roncal

vale bozketaren emaitza onake ozan da hirurogeita hamairu bozka eman dira

bilbao eguren berrogeita hiru melero beaskoetxea

arcocha berrogeita hiru eta chocarro amunarriz jaunak

hogei boto jaso ditu ondorioz ondorengo hauek izan dira hautatuak herri kontuen euskal epaitegiko kide izateko

beaskoetxea jauna marijuán arcocha andrea eta chocarro jauna gai zerrendako laugarren puntua

lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko

eta behin betiko ebazpena jaurlaritzaren ordezkariak dauka hitza lege proiektua aurkezteko oregi andrea zurea da hitza

sailburua legebiltzarkideak egun on eusko jaurlaritzako ingurumeneko arduradun naizen aldetik poz handia da niretzat legebiltzarrean lurzoruaren kutsadura saihesteko eta zuzentzeko lege proiektua aurkeztea honekin

erabilera jasangarria posible egiteko azken urteetan egindako bidean guztia ere

ekonomikoak eta sozialak emateko gaitasunari eutsiz lehenik eta behin legebiltzarreko hainbat taldek egin duten lana nabarmendu nahi dut horri esker lege proiektuaren testua aberastu dugu gure autonomia erkidegoko lurzoruaren kalitate maila handia bermatuko duen araua edukitzeko denon nahia adieraziz

lege proiektuari esker gure inguruko herrialdeen artean nagusi gara gizakientzat funtsezkoa den baliabide natural eskas hauskor eta ez berriztagarri

era berean gure herrialdeko eragile sozialek eta ekonomikoek eman diguten laguntza azpimarratu nahi nuke ingurumen sailak partaidetza publikoko eskubidea bermatzeko hartuta dauzkan konpromisoekin lotutako ekarpenak egin dituzte eta

ganbera honek aho batez onartzea espero dudan lege proiektuaren aurrekaria guztiok ezagutzen dugu bat

lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzekoa

gizakien jardueraren eta baliabide naturalen babesaren artean hainbeste desiratzen dugun oreka lortzeko nazioartean erreferentea dela

inflexio puntua izan zen eta horri esker autonomia erkidego honetako lurzoruaren kalitatea

areagotu genituen erritmo horri eutsi diogu eta handitu egin dugu egun bi mila leku baino gehiago ikertu ditugu dena den

utzi dute lege hori aldatzea beharrezkoa egiten duten arazo batzuk arauaren xedea hau da

eta lurzoruaren kutsadura zuzentzea bereziki kasurik aipagarrienetan bildu dadin lurzorurako jarduera eta instalazio potentzialki kutsagarrietatik

balizko eraginaren arabera legegintzako teknika egoki batengatik indarrean dagoen legea

aurreko legegintzaldian xede berarekin sortu zuten aurreproiektuaren oinarrizko ildoetatik

emaitza gaur legebiltzarrean bozkatuko den lege proiektua da

uztartuz lurzorua babestea eta lurzoruko kutsadura saihestea du helburu administrazioko kargak sinplifikatzeko eta gutxitzeko premisa nagusiarekin eta autonomia erkidego honen kalitate mailaren estandar zorrotzei eutsiz lege proiektu honek administrazioaren esku hartzea gutxitu du

lurzoruak kutsa ditzaketen jarduerak kutsatze ahalmenaren arabera sailkatuz diseinatutako tresnen bidez hala lurzoruaren kalitatea ezagutzeko

ahalmen horren arabera taldekatu ahal izan ditugu lurzoruaren kalitatearekin lotutako administrazio prozeduren izapidetzea sinplifikatzeko neurriak jardueren sailkapen horri jarraiki erregulatu dira bai edukiari eta interesdunek aurkeztu beharreko dokumentazioaren norainokoari dagokionez bai prozedura horiek izapidetzeaz arduratzen den ingurumen organoaren partaidetzari dagokionez

lege proiektuak arautzen diren prozeduretako bat bera ere hasi behar ez den kasuak mugatu ditu baina hori ez da traba izango administrazioaren kontrolpean egoteko horrela autonomia erkidegoko ingurumen erakundeak

ahal izango du zein den jarduketen irizmena eta lurzoruaren kontaminazioaren prebentzioaren eta zuzenketaren alorrari dagokionez jarduketa horiek egokitzen diren egiaztatu ahal izango du nire ustez

garrantzitsua da nabarmentzea administrazioaren esku hartzea mugatzeko diseinatutako ingurumena eta gure herrialdeko herritarren osasuna babesteko interes orokorra betetzeko helburua dutela gainera botere publikoaren jardunen gardentasuna eraginkortasuna ekonomia eta efikazia bermatzen dute

hori dela eta lege proiektu honek arreta berezia jartzen du lurzoruaren kalitateari buruzko informazioaren gardentasuna bermatzean eta bat barra bi mila bost legeak sortutako tresnei eusten die haien funtzionamendua azkartzen du eta horien betebeharrak ez betetzetik deribatutako ondorio juridikoak gehitu dira hala lege proiektuak biltzen ditu alde batetik kutsagarriak izan daitezkeen jarduerak edo instalazioak jasotzen dituzten lurzoruen inbentarioa eta bestetik

horiek eta jabetza erregistroetan nahitaez jaso beharko den informazioak

bai eta lurzoruaren kalitatearen gaineko informazioa eskubidea bermatu ere lege proiektu honen beste premisa bat partaidetza publikoa da izan ere arlo publikoaren eta pribatuaren harreman arinaren bidez soilik ezagutu ahalko da

hala funtsezkoak dira lur zoruen titularrei eta jabeei autonomia erkidegoko

lur zoruetako substantzia kutsatzailearen presentzia berehala jakinaraztea

hartu beharreko neurriak eta gauzatu behar dituzten pertsonak ezartze aldera harreman publiko pribatu hori egituratzeko udalak lehen mailako eragileak izango dira lur zoruaren kalitateko politikak

arrazoi horrengatik toki erakundeek kutsadura prebenitzeko eta lur zoruko kalteak lehenaratzeko izango duten eginkizuna zehazten du lege proiektuak

lur zorua kutsa dezaketen jardueretarako prebentzio neurriak ezarriz edo arauak biltzen dituen lur zoruaren kalitateko prozeduretan parte hartuz

ordezkaritza duten taldeen ekarpenei esker erakundeen arteko lankidetza sustatzeko artikulu berezi gehitu zaio testuari horri esker hain zuzen ere udalei jakinaraziko zaie beren udalerriko mugen barruan noiz hasten eta amaitzen dituzten

kalitatearekin lotutako prozedurak horiek taxutu ondoren soilik eman ahal izango

instalazioak ezartzeko eta jarduerak gauzatzeko nahitaezko

labur esanda industriako eta zerbitzuetako erabilera berriak ezarrita

eta zuzendu nahi da lege proiektuak erregulatzen dituen alderdietako bat azaldu nahiko nuke labur labur

araudiaren aurrikuspenak arau berriko aurrikuspenek garrantzi berezia dute izan ere arauak

edo zigilatzea aurrikusten den eta hondakina uzteko jarduera bat izan duten

eta autonomia erkidegoko ingurumen erakundearen ebazpenak zigilatzea behar bezala egin dela eta itxi ondorengo hasiera aldia onartuta

baita erabilera bateragarriari buruzko deklarazioak ere gainera arauaren testuak zuhurtasun printzipioaren arabera mugak ezartzen ditu lur zoruak etxebizitzarako erabiltzeko garaian

hondakinak uzteko jarduerak izan badituzte aurretik lur zoruaren kutsadura prebenitzeko araudia eta

asmo horrekin berarekin eta hainbat inguruneren gaineko inpaktuak mugatzeko sistema orekatua eta integratua sortzeko ildotik lege proiektuak autonomia erkidegoko ingurumen organoari zuzendutako agindu bat biltzen du hala organo horrek

eskumena duen erakundeari jakinarazi beharko dio

jabari publiko hidraulikoari eta itsas edo lurreko jabari publikoari eragin diezaioketeen kutsadura aztarnak aurkitu dituela adibide horrek garbi erakusten du legeak sustatu nahi duen erakundeen arteko lankidetzaren garrantzia izan ere badakigu lur zoruaren narriadurak eta horren hobekuntzak eragina duela beste arlo batzuetako

eta horren kudeaketa zuzena bermatu behar dugu lege proiektuak biltzen dituen neurrien eraginkortasuna tresna teknikoetan oinarrituta dago ezinbestean

eta kontrolatzeko aukera ematen baitute horregatik guztiagatik tresna horiek garrantzi berezia dute araudiaren proiektuak hain gutxieneko edukia eta norainoko

ondoren arautuko da puntu honetan funtsezko deritzot

egiaztatuen sistema aipatzeari lege proiektuak horri eutsi nahi dio autonomia erkidegoko

organoak berezkoak dituen funtzioak betetzeko lagungarria dela pentsatzen baitu izan ere ingurumenaren eta osasun publikoaren babesa interes orokorrekoa denez ezinbestekoa da ezagutza tekniko bereziak edukitzea

aurretik aipatu dudanez lege proiektuak hasieran biltzen zituen planteamendu batzuk aldatu ditugu legebiltzarreko taldeen adostasuna lortze aldera

horren xedea narriadura eragin dezaketen faktore guztiak aztertzea izango da kutsadura ez baita lurzoruaren kalitatea kalte dezakeen fenomeno bakarra hala higadura salinizazioa

adibide gutxi batzuk aipatzearren kalte larriak dira eta beharrezkoa denean

izan ere modu horretan bakarrik lortuko dugu lurzoruaren ingurumen ekonomia gizarte eta kultura funtzioen kontserbazio jasangarriagoa bukatzeko azpimarratu nahi nuke aurrezpen ekonomikoari eta administrazioaren eskuhartzea

alde batetik proiektuarekin batera aurkeztutako memoria ekonomikoarekin bat aurrikusten da arau hau indarrean ipinita urtean

dituzten eragile publiko eta pribatuek batez ere lege proiektuan aurrikusitako lurzoruaren kalitatearekin lotutako prozeduren

bestalde testuan jasotako sinplifikazio administratiboko neurriei esker lurzoruaren kalitatearekin lotutako espedienteak

murriztuko dira hala lurzoruak berrerabiltzea

jarduera proiektu berriak bizkorrago jarriko dira martxan aldez aurretik beharrezkoa bada ebaluazioa eta

guztia ere lurzoruaren gaineko jarduera guztiak modu jasangarrian egiten direla kontuan izanik aipatutako guztia kontuan izanik

aho batez aldeko iritzia ematea espero dut lege proiektu honek garrantzi bizia izango baitu nire ustez gure gizartearen etorkizunean eta jasangarritasunean
eskerrik asko eskerrik asko oregi andrea
batzordeko kideren batek irizpidearen alde hitza hartu nahi du ez ba zuzenean erreserbatutako zuzenketak guztiak batera defendatzera pasako gera

eskerrik asko legebiltzarburu andrea egun on guztioi egun on lehendakari eta sailburuak

soilik bat mantenduko dugula era horretan

momentu honetan eta bakarrik bigarrena mantenduko dugula gero azalduko dudan zergatia

aprobetxatu nahi dut txanda hau mantentzen dugun zuzenketa defendatzeaz gain gure aldeko azaltzeko ere era horretan esan dudan bezalaxe alde bozkatuko dugu lege aldaketa honen alde bozkatuko dugula denok bat gatoz edo etorriko gara

oso zehatza eta prozedimentala den lege baten moldaketa legebiltzarrari onartzea jaurlaritzari kudeatzea eta udalei pairatzea dagokien lege bat lege hau ingurumen arlokoa izanik erlazio zuzena baitu lurzoruen kudeaketarekin eta hirigintzarekin

garrantzitsua da koordinazio on bat eta bereziki eta hau azpimarratu nahi dut baliabide material eta ekonomiko nahikoak bideratzea lege hau benetan eraginkorra izan

edo egokitzera eraman gaituelako baina egokitzapen hori ezertan geratuko litzateke betearazteko beharrezkoak diren baliabideak jartzen ez badira ez du ezertarako balio lege baten epe konkretu batzuk ezartzea

eta askotan luzatzen dira baliabide nahikorik ez daudelako

izan da lege moldaketa honen helburu nagusia baina euskal herria bildurentzako beste helburu nagusi bat egon da eztabaida honetan hain zuzen ere lurzoruen kutsadura eragozteaz edo zuzentzeaz gain kutsaduratik aparte lurzorua kaltetzen duten beste ekimen batzuk badaudela ere onartzea

era horretan lurzoru kutsatuen plangintza zehatza bat egiteaz aparte uste genuen garrantzitsua zela estrategia orokor bat ere egotea lurzoruaren inguruan horregatik azken xedapen bat onartu da arau honetan arautzen den lurzoruen planaz

bi urteko epean lege hau indarrean sartzen denetik bi urteko epe horretan estrategia orokor bat onestea erosio materia organikoen galera

eta uholdeen ondorioz degradatu daitekeen lurzoruaren funtzio naturalak eta erabilerak iraunarazi eta lehenarazteko beraz lehen esan dudan bezalaxe guretzako soilik kutsadura ez denez arrisku bakarra beste estrategia orokor bat egitea proposatzen genuen eta eskertzen diogu beste taldeei eta kasu honetan gobernuari onartzea azken xedapen bat onartzea estrategia orokor honegaz azkenik

hogeita hamar puntu lau artikuluari zuzenketa horrekin eskatzen dugu

lurzorua kutsa dezakeen jarduera edo instalazio bat dagoen edo egon den lursailaren edo lursailen antolamendu berria jasotzen duten hirigintza bitartekoak hasierako onarpena jaso baino lehen eman beharko duela lurzoruaren kalitatearen adierazpena ingurumen organoak hasierako onarpena baino lehen

behin betiko onarpena baino lehen eskatzen delako adierazpen hori guretzako

kutsatuta dagoen lurzoru batean kalifikazio aldaketari hasierako onarpenak eman ahal zaielako eta hortik aurrera interes ekonomiko batzuk sortarazten direlako eta interes horiek lurzoru horren gerorako deskontaminazioa eta erabilera baimenak baldintzatu ahal dituztelako tentazio horiek uxatzeko guretzako hoberena

adierazpena ematea da horregatik gure eskaera ez behin betiko onarpena ematen den momentura arte itxarotea baizik eta hasieratik kalitatearen inguruko adierazpena ematea hori da gure

gure bozka zuzenketa honekin gertatzen dena guretzako hobeto izango litzateke edo hobeagoa izango litzateke zuzenketa horrekin lege hau

eskerrik asko maeztu jauna norbaitek kontra parte hartu nahi du ez ba eztabaida bukatuta bototara jarriko degu baino lehenengo txirrina joko du

bi emendakin erretiratuak izan direnez bototara jartzen da eh bildu taldearen bigarren zuzenketa

artikuluari egindakoa bozkatu dezakegu

hogei bai hogeita hamasei ez hamasei abstentzio ondorioz ez da onartu zuzenketa jarraian irizpenaren hogeita hamaikagarrena artikulua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabi eman dugu bozka berrogeita hamairu bai hogei abstentzio onartuta geratu da

artikulua jarraian bototara jartzen dira batera irizpenaren zuzenketarik gabe dauden artikuluak hau da batetik hogeita laura hogeita seitik hogeita hamarera hogeita hamabitik hirurogeita seira xedapen gehigarria batetik bostera xedapen iragankorra batetik laura

azken xedapena bat eta bi eranskinak eta oro bat zioen azalpena eta legearen izena bozkatu dezakegu

hirurogeita hamairu bai aho batez onartu da lurzorua kutsatzea saihestu eta

legea jarraian boto azalpenari emango diogu txanda maneiro jauna ez du hitzik hartu behar lópez de ocariz andrea zurea da hitza

euskal sozialistak taldearen ordezkaria den rojo anderea zurea da hitza

eskerrik asko rojo anderea amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den

eskerrik asko presidente andrea eta egun on guztioi oregi sailburuak lehen azaldu dizkigun arrazoi bideak gure

aplikatzen saiatzen den ikuspegiarekin bat etortzen direla esan behar dut alegia herri ikuspegia bistatik galdu gabe garapena ingurumenaren aldeko perspektibarekin uztartzen saiatzea euskal

baino gehiago dituzte eta urte guzti horietan ahalegin asko izan dira egin dira bai publikoak zein pribatuak euskadi iraunkorraren bidetik eramateko legebiltzar honek ere hainbat lege onartu du gaur baino lehenago horren lorpena helburu dutenak

hiru barra laurogeita hemezortzi legea euskal herriko inguru giroa babesteko lege orokorra

airearen uraren eta baita lurzoruaren babeserako administrazio publikoek aplikatu beharreko jarraibideak ezartzen

uzten du nola lurzoruak bere parametro eta interrelazio egokietan beste elementuekin batera osatzen duen gizakiaren

den ingurunea eta hori horrela izanik legearen agindua lurzoruaren erabilpena era iraunkorrean egitearena lurzoruaren kalitatearen gaineko afekzio berriak saihestea

erabakitzea eta hain interbentzio azkarra beharrezkoa ez zen kasuetarako planifikazioa izan ziren bat

lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatua garbitzeko legearen oinarrizko lerroak

aplikazioak urte hauetan agerian utzi duen hainbat

eta hutsune gaurkotu egokitu eta konpontzera dator gaur hemen onartu dugun berria legearen edukia oso da teknikoa nahiko astuna ere esango nuke ponentzia osatu dugunok konprobatzeko aukera izan dugunez talde ezberdinek aurkeztutako zuzenketek ez dute ezbaian jarri

hau da administrazioaren eskuartze prozedurak erraztea soiltzea benetan beharrezkoa den kasuetara egokituz

horrela lurzoruaren kalitate deklarazioak egin beharreko kasuak hobeto definitzea salbuespeneko egoera berezien konkrezioa

izan daitekeen gaia talde guztiek beharrezkotzat hartu dituzte hartu ditugu ponentziaren lanetan adostasun maila handia agerian geratu dela ere esango nuke aurkeztutako zuzenketa asko onartuak izan dira

erdibidetuak sailburuak berak esan duen bezala

txertatutako zuzenketa baten bitartez lurzoruaren estrategia egiteko agindua ematen zaio jaurlaritzari

eta alderdi sozialistak aurkeztutako zuzenketen bitartez hainbat zehaztapen egin dira

arrisku analisien nondik norakoa edo lurrarekin kontaktuan gauzatutako jardueren definizioa

zuzenketa batzuk aurkeztu ditugu ba proiektuak jatorriz zekarren

hobetzeko asmotan esan bezala nik uste dut adostasuna agerian geratu dela bai ponentzian eta bai gaurko bozketan eta benetan eskertzekoa dela esango nuke

erakunde segurtasun eta justizia batzordearen irizpena euskal zuzenbide zibilari buruzko lege proposamenaren gainean egindakoa eztabaida eta behin betiko ebazpena batzordeko kideren batek irizpena defendatu nahi du ba jarraian pasako gera erreserbatu diren

dauka hitza eskerrik asko

eguerdi on ia denoi aurreko batzordearen irizpena aintzat hartzeko eztabaidan zera

euskal zuzenbide zibilari buruzko lege honen testua ezin genuela babestu dagoen bezala baina aintzat hartzearen aldeko boza

emango genuela ez geunden konforme lege horrekin egindako formagatik zuen edukiagatik eta baita ere zuen dimentsioagatik

geratzen zitzaigun pentsatzen genuen gure ikuspegitik hori momentu hartan jada zuzentzea zaila zela oraingo honetan askoz gehiago aurreratu beraz hurrengo urratsean gure indarra gure begiak ipinita baditugu

bost zuzenketa aurkeztu genituen horietako bi erdibide batean nola edo hala jaso ziren eta beste hiru ez ziren aintzat hartu orain eztabaida honetarako erreserbatu ditugunak

oso urria iruditzen zitzaigula eta prest geundela aurrerago jotzeko horregatik esan genuen ez dugu ukatuko urrats hau ematea baina urrats hau oso laburra dela gaur hemen hartuko den

benetan guretzat motz geratzen dela legea babestu eta aurkeztu zenutenak esan diguzue herritarren beharretara egokitua dagoela ondo ez dugu hori eragotziko esaten diguzue operadore juridikoen lana erraztuko duela bulegoetan dauden zalantza batzuk argitzen dituela eta gainera urgenteak diren

ondo ez dugu hori eragotziko esaten diguzue teknika onenean egindako lege bat dela hori zalantzan ipintzen dugu baina ondo ez dugu hori eragotziko baina esaten dugun moduan eh bildu hurrengo urratsean jarri da eztabaida zabal bat

herritarren beharrak identifikatzeko operadore juridikoen urgentziak

eta akademikoek proposatzen diguten metodologia eta teknika juridikoa aintzat hartzeko nahi genuen bide hau zehatzago agertzea horregatik planteatu genituen beste

batzordearen egitekoen eta osaketaren inguruan eta nola edo hala esaten dudan moduan hori ere erdibidekoen bitartez agertzen da

eskerrik asko damborenea jauna erantzunen txandara pasatuz arzuaga jauna zurea da hitza

eztabaida amaitu da eta bozketa hasiko dugu bototara jartzen da eh bildu taldearen hirugarrena zuzenketa batgarrena artikuluari egina bozkatu dezakegu

ondorioz ez da onartu zuzenketa jarraian irizpenaren

hirurogeita hamabi eman dugu bozka berrogeita hamabi bai hogei

onartuta geratu da irizpenaren batgarrena artikulua bozketara jartzen da eh bildu taldearen laugarrena zuzenketa hogeita bigarrena artikuluari egina bozkatu dezakegu

berrogeita hamairu ez ondorioz ez da onartu emendakina jarraian irizpenaren

hogei ez bat abstentzio onartuta geratu da irizpenaren hogeita bigarrena

irizpenaren zuzenketarik gabe dauden artikuluak hau da bitik hogeita batera hogeita hirutik ehun eta berrogeita seira xedapen gehigarria batetik hirura xedapen iragankorra batetik zazpira xedapen indargabetzailea eta azken xedapena bozkatu ditzakegu

hogeita bat abstentzio ondorioz onartuta geratu dira

zioen azalpenari egindakoa bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabi eman dugu bozka hogei bai berrogeita hamairu ez

ez da onartu emendakina jarraian bozketara jarriko dugu batera zioen azalpena eta legearen izena bozkatu ditzakegu

hogeita bat abstentzio honenbestez onartuta geratu da euskal zuzenbide zibilari buruzko legea jarraian boto azalpenaren txandara pasatuko gara maneiro ez du hitzik hartzeko asmorik alderdi sozialisten ordezkaria gallastegui andrea zurea da hitza

andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria arieta araunabeña jauna zurea da hitza

bere harreman publikoetan baina baita eta ez neurri txikiagoan bere harreman pribatuetan bai

barrura begira gaur hemen eman dan pausua pentsatzen dot guztiz guztiz

gehigarriak euskal zuzenbide zibilaren batzordea sortzen du euskal legebiltzarraren eta eusko jaurlaritzaren kontsulta organoa izango da eta gaiari buruz ikerketak sustatzea eta lege aldaketak proposatzea izango du helburu

gaurko pausua guztiz guztiz garrantzizkoa da eta

gai zerrendako bosgarren bis puntua enplegu gizarte politika eta etxebizitza batzordearen irizpena

sor litekeen konpentsazio funts bat aztertzeko dena eztabaida eta behin betiko ebazpena sánchez martín andreak dauka hitza